zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda eh bildu taldearen ordezkaria etxebarrieta andrea zurea da hitza

pasaden astean gernikaren eta euskal herriko beste hainbat herriren

urteurrena zela eta behin baino gehiagotan adierazi genuen euskal herritarrok arrazoi ekonomiko politiko kultural eta sozialek eragindako

egiten jarraitzen dugula eta arrazoi berdinengatik jatorri askotako pertsona eta talde ugari iritsi dira ere euskal herrira eta gernikan hain zuzen haiei harrera egin nahi geniela eta ongietorriak zirela adierazi genuen ongietorri hau harrera egoki hau egiteko egun daukagun jatorri anitzeko euskal herriak migrazioaren eta aniztasunaren eremuan paradigma aldatzea eta ikuspegi propio bat burutzea eskatzen digu zeharkakoak eta integralak izango diren politikak garatzea

bide horretan urratsak ematea proposatzen genuen euskal herria bildutik osatutako zuzenketan eskumenak eskuratzea hain zuzen madrilen politika

ez jarraitzeko atzerritarren legearekiko erabateko desadostasuna adierazten dugu

espainoltasun maila neurtzen duen azterketa bat eskatzen duena besteak beste hainbat test egiteko aukera izan dut guanche andreak adierazi duen moduan

erantzuten jakin ez ditudan galderak ziur nago zuek ere batean edo bestean zalantzak izango zenituztela eta ziur nago ere hemen jaiotako askok

guztiz zentralizatzailea eta espainolizatzailea den legea da euskal herriaren berezitasunak eta espainiar estatuaren baitan dauden bestelako herrien hizkuntza eta nortasunak kontuan hartzen ez dituena

espainiari buruzko jakintzak uniformizazioa estandarizazioa ez dugu babestuko eta ez dugu onartuko berezitasunak aniztasunak non geratzen dira zein balore nagusitzen da azterketa hauen bidez

bertako zerbitzu baten garapenak hemen euskal herrian garatutako zerbitzu baten garapenak euskara ikasteko eta hizkuntza murgiltzearen ereduan txertatzeko

eta da eskatzen genuena iristen diren pertsona guztiei jatorria edo migrazio inguruabarrak edozein izanik ere eskaini behar zaien eta zerbitzu publikoak lortzeko gizarte zerbitzuak osasungintza hezkuntza

hauek lortzeko aukera bermatuko duen harrera integraleko programa atzerritartasun legea eta hainbat legetan egondako modifikazioek mozal legea bezalakoek oinarrizko eskubideak urratu eta arrazismoan sakontzen dute eta hauxe da ozenki eskatzen duguna lege hau indargabetzea

burugogorkerietan topatuko gaituzue oinarrizko eskubideak urratzen dituzten legeen salaketa egiterako garaian

bezalako zerbitzu fisiko bat eskatzen genuen pertsonatik pertsonara eta elkarrekin egoteko eta lan egiteko aukera ematen duen zerbitzu baten

abokatuak eta profesionalak zuzenean kontratatzen zituen jaurlaritzak eta oraingo aholku sareak hirugarren sektoreko entitateak biltzen dituen arren subkontratatzen duen zerbitzua da eta zehazki erresidentzia eta nazionalizazio paperen erregularizazioa bilatzen du egun beraz hainbat elkarteren lanari esker garatzen da hau eta jakin badakigu aholku sarean dauden lan guzti horiek egiteaz gain askoz haratago doazela elkarteak adiskidetuak sos arrazakeria cear gurutze gorria

baina zerbitzuak publikoa beharko luke izan erregistro zibilek daukaten lan eskergaren gainean etorkinen arreta eta akonpainamendua

baina ez dugu uste kolektibo honek duen eskaera berezituari erantzuteko ahalmena dagoenik egun horrexegatik guanche andreak esaten zuen bezala gure jarrera abstentzioaren bidekoa izango da gure esku ez dagoen eta gure esku balego inondik inora garatuko ez genukeen azterketa baztertu eta arbuiatzen dugu diskriminatzailea delako ordaindu behar delako

azterketa bat edo bi egitea eskatzen duelako batzuek

mailaketak lehen bigarren eta hirugarren mailako herritarren artean hasierako ideiekin amaitu nahiko nuke

harrera hori modu egokian egiten dela bermatzeko neurriak jarri bai eskubideen bermatzea bai baina inoiz ez mugak eta hesiak sortzea

europar batasunetik eta espainiar estatutik eratorritako politikak

baina jaurlaritzak esateko eta egiteko asko dauka etorkinei bideratutako politiketan euskal autonomia erkidegoan bizi diren etorkinen eguneroko bizitzan eragiten duten gaietan eragina dauka gobernuak

enplegu politikak segurtasuna kultura diskriminazioen kontrako borroka eta abar luze bat bide berean bere politiken garapenak eta ekimenek eragina izan dezakete espainia mailako politiketan zein europar batasunekoetan

eredua izaten eskerrik asko eskerrik asko etxebarrieta
anderea euskal sozialistak taldearen ordezkaria castelo anderea zurea da hitza

elkarlan publiko pribatua sustatu izan du beti eta uste dugu ez dela beharrezkoa etorkinei aholkua emateko zerbitzu publikorik sortzea

en esto no tiene ningún tipo de relación eskerrik asko ramírez escudero jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda euskal talde popularraren txanda

etxebarrieta anderea zurea da hitza bai eskerrik asko

azaldu ditu orain bota nahi nituen ideia pare bat alde batetik immigraziorako zuzendaritza bera izan zuen

heldu programa bera eskatua izan da eta hori berreskuratzea izan da guk proposatu dugun kontuetako bat

zuzendaritza hau berriz itzultzearena mugak ikusten dizkiotelako egun dagoen sistemari

kendu gabe jende honek egiten duen lan ikaragarria eta hori ez dugu inoiz zalantzan jarriko ez elkarteena ez teknikariena

baina jakin badakigu ere hor muga handiak dituztela daukaten

ikaragarri horrengatik etortzen diren etorkinei arreta egoki eta oso bat ematerako garaian zailtasun askorekin aurkitzen direla eta hori ere etorkinekin lan egiten duten elkartek adierazi diguten kontuetako bat

ba bi gai horiek aipatu nahi nituen

lege honek garrantzitsuak direla eta kontuan hartu behar ditugula pertsonek lege hau

azterketa eta nazio eskaera horretara jotzen dutela

eta argi da beste eztabaida bat izango dela nazioa nazionalitatearekin izatearekin edo ez nolako eskubideetara betebeharretara

jo ahalko dugun besterik gabe horrekin amaitu nahi nuen eskerrik asko

hitz hartuko beraz euskal talde popularra ruiz de arbulo jauna zurea da hitza

bototara jarriko dugu elkarrekin podemos euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka

zuzenketa onartuta geratu da gai zerrendako seigarren puntua euskal talde parlamentario popularrak egindako legez besteko proposamena

ebazpena talde proposatzailearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria barrio jaunak

ekimena aurkeztu eta aldezteko gracias presidenta buenas tardes

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen

arratsalde on berriro ere ez da lehenengo aldia venezuelari buruzko eztabaida ganbara honetan ematen dugula

ditugun arazo lokalak estaltzeko asmoz batzuek venezuelara begira jarri nahi gaituztela ez dugu ukatzen bertako egoera kezkagarria ez denik baina ez hemen planteatu den terminoetan zergatik

batzuentzat zerk eragiten du plenoan eztabaida hau ematea adibidez eta turkiaren inguruan legezbesteko bat ez egitea zerk egiten du nazioarteko egoera gogor ezberdinen artean venezuelakoa aukeratzeak

giza eskubideen urraketagatik haurrak atxilotu eta torturatzen dituen israelgo gobernuaren inguruko legezbestekoa noizko hemen erdibidekoan eta hitzartzetan planteatzen ari diren terminoak ez doaz herrialde arduratsu batek egin beharko lukeen norabidean guri dagokiguna

hemendik dagokiguna aldeei eta batez ere bertatik altxatu zen aldeari berriz ere esertzeko gonbidapena egitea da horretan animatzea horretan laguntzea gatazka politikoaren aurrean euskal herria bildutik negoziazioa elkarrizketa eta adostasunerako prozesuak lehenetsiko ditugu dagoen suari egur gehiago bota ordez preso politikoen berehalako askatasuna eskatuz venezuelako gobernuari nazioarteko eragileei

aukera edukiko ez balute bezala benetako demokrazia berriz ere ezartzea eskatuz benetako demokrazia zein da batzuen eredua gustatzen ez zaidanari antidemokratiko deitzea eta gatazkaren konponbiderako hori da planteatzen duguna

ez duzuela legitimoki aukeratutako nicolás maduro gustuko hori hala izan daiteke eta norberaren gustuak errespetagarriak dira baina ezin duguna ahaztu da demokratikoki aukeratutako presidentea dela bera

herriaren hitza errespetatzea dagokigu eta herritarrek ilusioz hartu zuten batasun demokratikorako mahai hori berriz ere martxan jartzean

gobernuaren eta oposizioaren arteko lau mahai horiek berriz ere martxan jartzea eskatzen dugu euskal herria bildutik eta apurketaren aurrean

iruditzen zaigu beraz euskal herria bildutik argi dagoen bezala ez dugu inondik inora erdibidekoa lortu duten taldeek osatutako testua babesten

bide horretan urratsak ematera animatu nahi ditugu expresamos nuestra solidaridad

sin arriesgar ni la paz ni la democracia eskerrik asko eskerrik asko etxebarrieta

josé luis rodríguez zapatero

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria aguirre jauna zurea da hitza

gaur berriz ere venezuelari buruz hitz egitea tokatzen zaigu eta uste dut azkeneko hiru urteetan

hemen venezuelari hitz egitea eta zoritxarrez gauzak gero eta okerrago daude gauzak okertzen ari dira arlo guztietan

venezuela garai gogorrak bizitzen ari da aspaldi eta nik esango nuke gaixorik dagoela bere demokrazia aspalditik eta testuinguru sozioekonomikoak

estatua gaixorik dago goitik behera ustela dago

eta esan dezakegu guztiz desagertuta dagoela gaur zuzenbide

venezuelako gobernuak azkenaldi honetan abian jarri duen errepresio boladaren gorakadagatik bereziki disidente

aipatu nahi dut jon goikoetxea euskal jatorriko liderra

eta kaleratu ditzala eta

eta gero ezeztatu bazen ere gaitzetsi egiten dugu venezuelako

gorenaren erabakia asanblea nazionalaren eskumenak bertan behera uztera

eta gero eta argiago iruditzen zait diktadura de facto bat

guk venezuelako gobernuaren eta oposizioaren arteko elkarrizketa eta negoziazio maila babesten ditugu

lortu duguna erdibideko honetan eta venezuelari
eskatzen dioguna eskerrik asko eskerrik asko aguirre jauna
zuzenketarik aurkeztu ez duen taldea elkarrekin podemos martínez jauna zurea da hitza

guk mahai gainean jartzen duguna da jasotzen ari garen informazio guztiak beti ere alde bakarrekoak izan daitezkeela eta zalantzan jartzeko modukoak izan daitezkeela

aipatzen egon zaren moduan janariaren inguruko arazo guzti hori badago ez dugu ukatuko baina nondik eratortzen den galdera da nondik eratortzen den elikagaien arazo hau

aztertzeko eta lantzeko asko horrexegatik berriz ere gure errespetu osoa adierazi nahi diogu bide horretan

konponbidearen bidean urratsak ematen saiatzen ari diren horiei eta berriz ere gonbitea

berriz esertzeko eta herri horri venezuelako herriari berriz ere errespetu guztia adieraztea haien erabakiei haien erabaki molde guztiei gerora bai adierazi nahiko genuke ikusten dugula preso eta presa politiken inguruan hitz egiten ari garela baina foku batzuetan gure gusturako

jartzen da hemen han berifikatzen dena hemen ez dutelako batzuek ikusten

hemen hitz egin beharko genuke pobreziaz ere hemen hitz egin beharko genuke torturaz ere hemen hitz egin beharko genuke

lanean jarraitzeko arrazoiak mahai gainean jartzen dizkigutenak horregatik venezuelari berriz ere beraien gaiak

haien modu eta moldeetan lantzea uzteko premisa hori mahai gainean jartzen dugu eta guk elkartasun internazional horretatik

bizilagun egoki eta on bezala prozesu horretan ahalik eta modu egokienean akonpainatzeko
gonbidapena luzatzen dugu besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko etxebarrieta anderea euskal sozialistak romero anderea zurea da hitza

venezuela giza eskubideen konbentzio interamerikanoa utzi zuela bi mila hamairuko irailean

eta erabaki horrek ekidin egiten du bere herritarrek babesa eskatu ahal izatea giza

gobernuari bermatu eta errespetatu ditzala giza eskubide unibertsalak y las manifestaciones violentas pero

behin baino gehiagotan eskatu diogu venezuelako gobernuari bere konstituzioa eta giza eskubideak

eta indar politiko eta sozial guztiekin elkarrizketa eraikitzailea bultza dezala

eskerrik asko aguirre jauna eta amaitzeko elkarrekin podemos taldearen ordezkaria martínez zatón zurea da hitza

eztabaida amaituta bototara jarriko dugu euskal talde popularrak euskal sozialistak eta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

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamar eman dugu bozka berrogeita lau boto aldekoa veintisiete contra beraz onartuta geratu da erdibideko